galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina iñigo cabacasen heriotza istripu gisa
hartzeari buruz arzuaga jauna zure da hitza lehendakaria

adierazpen batzuk egin zituen irrati publiko batean iñigo cabacas hilik suertatu zuen eraso poliziala istriputzat hartzen zuela

ertzaintzaren ardurak soslaiatzeko modu bat kontsideratzen dugu inpunitatea bilatzeko modu bat según comunicó

eskerrik asko presidente anderea legebiltzarkideok sailburuok

en el ámbito disciplinario que nos corresponde eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea erantzuteko arzuaga jauna zurea da hitza

considerado como tal horrekin kointziditzen dugu eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna jaurlaritzaren ordezkaria beltrán de heredia andrea zurea da hitza

amaitu da bai eskerrik asko gai zerrendako hirugarren puntua galdera

botiken koordinaketa aplikatzen hasiko den datari buruz roncal andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

sino para compensarle eskerrik asko roncal anderea denbora amaitu da erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

behin eta berriro esan dugun bezala gaur ere argi utzi nahi dugu eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako laugarren puntua

bi mila hamairuko aurrekontuak onartzeko negoziazioei buruz
basagoiti jauna zure da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko basagoiti jauna jaurlaritzaren ordezkariak lehendakari jaunak dauka hitza

basagoiti jauna zurea da hitza señor lehendakari

eskerrik asko basagoiti jauna erantzuteko txandan lehendakari jauna zurea da hitza

sinestu egidazu basagoiti jauna benetan herriari begiratzen diodala

ardura eskatzen dut herriak ardura eskatzen digulako eta ardura baita nire buruari ere bai akordioak eskatzen ditut herriak akordioak eskatzen dizkigulako

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

gehitzen jarraitu beraz aurrekontu honek lehentasunak markatu behar ditu

zientzia ikerketa eta garapena lehentasuna dela aipatzea guretzako ere horrela da baina berriro diot lehentasunak behar dira momenturo

honek esan nahi du nonbait jartzeko nonbaitetik kendu egin behar dela maneiro jauna egungo errealitatea kontutan hartuz egungoa eta ez iazkoa egungoa

benetako errealitatea onartzen badugu akordioa posible izango da eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

lehenengo esan dut eta berriro egingo dut zientzia ikerketa eta garapena lehentasun bat da guretzako izan da da

hau da benetako errealitatea gure kudeaketa hobetu egingo dugu proiektu guztiak

daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu

petronor enpresak muskizen duen coque planta inauguratu zuen zu ez zinen bertan egon baina alde horretatik gure aldetik kexarik ez

baina zure gobernuko bozeramailea bai egon zen bertan

uste dut krisiaren amaieraz ari zela eta esan zuen petronorren inbertsio honek bihurgunera gerturatzen gaitu berreskuratzearen hasiera eta hazkundea ekarriko duen joera aldaketara benetan

erregai fosilak kasu honetan petrolioa eta bere deribatuak berreskuratze
eramango gaituztela eskerrik asko eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

maeztu jauna lehenik eta behin eskerrik asko hasieran esandakoagatik erabat nator inbertsio hau positiboa izan dela euskadirentzat

baina ez bakarrik erregai fosilei dagozkionak erabat ados nago bere garrantziarekin ekonomia suspertu enplegua mantendu eta baita enplegua berria ere sortzen duelako ere azken hogei urte hauetan energia arloan aurrera egin dugu eta ondo

maeztu jauna aurrera egin dugu herrialde aurreratuenen bidetik hau da energia aurreztuz

pentsatzen dudala ez duzula sinesten bizkaiko eta kasu honetan meatzaldeko itxaropena etorkizuna petroleotik pasatzen dela espero dot horrela ez pentsatzea eta enplegu berria

eta beharrezkoa dela krisitik ateratzeko mota honetako inbertsioak iruditzen zaizue benetan aldaketa klimatikoan eragin gehiago duen energia iturriengatik

egokia dela hori da galdera erregai fosilaz ari gara

inguruan ari gara enplegu berria esan dozu ere baina iruditzen zaizue iharduera baimena eta obra baimena barik iharduten den enpresa bat jarraitu beharreko eredua dela

bilboko epaitegi batek ilegalak zuzenbide kontrakoak deklaratu dituelako eta enpleguaz

salatu zuen bezalaxe iruditzen zaizu bere

langileak egoera guztiz prekarioan daukan enpresa bat krisitik ateratzeko eredu dela

eta bukatzeko erkoreka jaunak bihurgune bat aipatu zuen egun horretan guretzako

espero dogu zuek ere klaro edukitzea

duzuena praktikara eramatera ere eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko txandan lehendakariak dauka hitza

maeztu jauna bukatzeko nire aldetik ere eskertuko nizuke

zertan oinarritu egiten duzularik jaurlaritzaren bozeramailearen hitzetan oinarritu egiten duzularik eskertuko nizuke hitz guztiak kontutan hartuko bazenitu eta zer esan zuen bozeramaileak baita energia berriztagarrietaz

leialtasun osoz izatea galdera planteatzerakoan eta ideiak azpimarratzerakoan enpresa honek maeztu jauna bere inbertsio berriak egiteko beste enpresa guztiak bete behar dituzte neurriak bete behar ditu bete behar ditu

eta behar ditu beste enpresa guztiek bezala ingurugiro araudi bat

neurri eta arau horiek ezartzea eta betearaztea eta guri dagokigu baita ere neurri eta arau berriak edo arauak proposatzea eta adostea non nahi

lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

ez joateari buruz damborenea jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señor lehendakari

izenean lehendakari jaunak dauka hitza señor damborenea

damborenea jauna ondo baino hobeto ezagutzen dut petronor enpresak muskizen egindako inbertsioaren garrantzia

kosta ala kosta gure babes osoa eskaini nion inbertsio honi epe laburreko etekinetan pentsatu gabe señor damborenea compartirá usted

y otros proyectos en el futuro eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna damborenea jauna zurea da hitza

jauna amaitu zaizu denbora erantzuteko lehendakariak dauka hitza

damborenea jauna familia eta bizitza pribatua arlo publikotik bereiztea eskatzen dut badakit ez dela erreza eta badakit batak ezin duela bestea baldintzatu baina

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko pastor jauna erantzuteko jaurlaritzaren

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideak pastor jauna akordiorik ez dela lortu esango nizuke
nolako legea onartu egin zen gu jaurlaritzaren erantzukizuna hartu eta handik

jaurlaritza inplikatuta dagoen pastor jauna martxoaren hogeita batean topaketa bat izan nuen bai hiritar talde batekin aurreneko zatian

bigarren zatian hiritar hauekin hitz egiteko aukera izan egin nuen hiritarrek galdera asko egin zidaten eta inork ez zuen zalantzarik izan zuk planteatzen didazuen esaldi horrekin

eskerrik asko pastor jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

bederatzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina jardun elebidunerako prestakuntza mintegien kostuari buruz

dauka hitza erkoreka jauna zurea da hitza

dauka hitza erkoreka jauna eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko eskerrik asko zuri erkoreka jauna gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa
maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak

landa garapenerako bi mila hamalau bi mila hogei aldirako programa egiteko jaurlaritzaren

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkari den tapia andereak dauka hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok lópez de ocariz

denak erantzuten baina hasiera batean esango nuke sailaren legegintzaldi honetarako

izango dela jardun arlo guztietan euskadin eragin ekonomikoa izango duten eta enplegua sortuko duten proiektuak bultzatzea eta lehenestea

beste alorretan esan dudan bezala bai ikerketan eta baita enpresagintzan helburuak jarriko ditugu eta neurtu egingo ditugu baina noski

premisa honekin eta sektoreari dagokionez ura sektorea ekonomiaren aldetik garatzeko apustu garbia egingo dugu

eta lehiakortasunaren erronkari egingo diogu batik bat

produkzioa azpisektoreko eta nekazaritzako elikagaien industriako aktibo profesionalak eta enpresak hartuko ditugu ardatz baina

saiakera horrekin batera beharrezko egiturazko berritzeak egingo ditugu

eta horri lotutako gobernantza hobetu beharra dago baita ere horrek guztiak ez du eraginik izango

hurrengo landagarapeneko programa bi mila hamalau bi mila hogeiko programa hori prestatzeko prozesuan ahalik eta prozesurik partehartzaileena izatea nahi genuke eta horrela bultzatuko dugu maila instituzionalean ez bakarrik baizik eta sektoreekin lan eginez prozesu horretan

barneko arauak eta barnean gertatzen direnak bai euskal nekazaritza administrazioan

zein kanpoko baldintzak nola afektatzen duten

aplikaziokoak diren erreglamenduak diruak noski

eta abar beti ere bultzatuko dugularik lerro estrategiko nagusi hauek

elkarrekin egin behar duguna eta diseinuari eta kudeaketari buruzko oinarrizko beste alderdi batzuk ere aztertu behar ditugularik hori dela eta

egingo dugu planteamendu osoa eta horrela ari gara lanean lan amankomun bat prestatuko dugu eta adostuko dugu gero hortik aurrera

lan egiteko eskerrik asko eskerrik asko
tapia anderea jarraian lópez de ocariz andereak dauka hitza

señora consejera eskerrik asko lópez de ocariz andrea denbora amaitu da erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza tapia andrea

interpelazioa antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina bec bilbao exhibition centreren etorkizunari buruz damborenea jauna

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea

gure gobernuarena hain zuzen ere martxoaren hogeita batean izan genuen administrazio kontseiluan eta

erabakia izan zen nik neuk hartu dut presidentetza kasu honetan jaurlaritzak hartzen du presidentetza

instalazio horretan eta ondoren hurrengoa zein izan da jasangarritasun plan bat eta lehiakortasun plan bat

bi estrategia berezi eta sentitzen dut ez da nobedosoa

zerbait nobedosoa balu honezkero jarrita zeukan beraz

martxan jarriko dugu zerbait baino agian nobedosoa ez zaizue irudituko alde batetik

erabilgarria modu eraginkorrean alokatzeko edo

hau da okupazio txikiko edo libre utzi daitezkeen espazioak ustiatzea eta dibersifikatzea hainbat arlotan ez bakarrik

beste anbitoetan ere aktibatzea beste alde batetik pertsonal gastuak egokitzea egokitze plan bat egin beharra daukagu zertarako

formakuntzarekin eta abar beraz ildo estrategiko bat zentzu horretan pertsonalari eta beste alde batetik eragiketa kostuak baita ere optimizatzea noski aurrekoari lotuta espazioen erabilerari eta bai pertsonak zenbatekoak eta nolakoak izango diren aztertuta beraz talka plan bat epe motzekoa eta beste alde batetik negozio eredu bat garatzea zertarako

irekiera berrikuntza eta malgutasuna ardatz izango dituen eredu bat martxan jartzea bec ek malgutasun handiko zerbitzuen eskaintza berriaren bilaketa hasi beharra dauka

ekitaldi profesionalak euskal ekonomiari lotutakoak sektore estrategikoei lotutakoak enpresei eta profesionalei zuzendutakoak noski

behar dituztenak eta aldakorrak direnak beste alde batetik bizkaia arenaren aktibitatea ere hor daukagu eta garrantzitsuena iruditzen zaiguna une honetan

egitea europak dituen azoka nagusiekin lankidetzan aritzeko

egin eta lanean aritu zertarako ba europan tamaina ertaineko beste erakusketa azokak badaude

eta horiekin lankidetzan uste dugu beste mota bateko ekitaldiak ekarri ditzakegula

harremanetan horiekin eta hainbat sektore identifikatu ditugu berriak izango liratekeenak

bai ongizatea bai kosmetika boluntariotza

etorkizuneko sektoreak eta gure ekonomiari lotutakoak daudenak hori guztia

ekonomia gizarte eta azoka eragileen arteko harremanei lehentasuna emanez eta balio erantsia duten estrategiak landuz eta martxan jarriaz

cuando menos cubrir los gastos que produce mila esker eskerrik asko tapia andrea jarraian damborenea jaunak dauka hitza

galdera belen arrondo aldasoro eh bildu taldeako legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lanbitel lanbideren telefono zerbitzuari
buruz arrondo anderea zurea da hitza eskerrik asko

andrea egun on sailburu jauna

lanbide euskal enplegu zerbitzuaren egoera kezkagarria da guretzat ondo dakizu azken hilabeteetan kamara honetan behin baino gehiago

hainbat kausa koordinazioa funtzionamendua edo baliabideen inguruko arazoak alde batetik dira kezkagarriak baina

diren pribatizazio eta azpikontratazioak aipatu nahi ditut azpikontratazio ugari daude zerbitzu publikoa desitxuratzen dira bere kalitatea jaitsi eta langileen lan baldintzak prekarizatu egiten dira azken adibidea lanbitel

zerbitzu hau azpikontratatuta dago eta bi mila hamabiko martxotik orain arte

ehuneko hogeita hamazazpia valentziako generalitatearen

enpresa enpresa langileen lan baldintzak kaskartzen saiatu da

aurrean bakarrik mobilizazioak iragarri ondoren eta langileak mugitu ondoren orduan mugitu da lanbide ere azken unean enpresak zerbitzuaren kudeaketa utziko duela badirudi eta subrogazioaren bidez beste batzuen esku geldituko dela langileen egoera kontuan izatea espero dugu galdetzen dugu

lanbitel zerbitzua baldintza egokietan hau da zer egingo du
eskerrik asko arrondo anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin esan behar dut arrondo andrea lanbitel zerbitzua kontratatuta dagoela eta ez azpikontratatuta hori esanda lanbidek bederatziehun eta bat berrehun eta hogeita bi bederatziehun eta bat eta bederatziehun eta bat ehun hiru telefonoetan eskaintzen duen arreta bermatuta dagoela uste dugu

arabera egia da enpresan zegoen lan gatazkaren ondorioz greba deialdia egin zela baina

lanbideren eta sailaren bitartekaritzari esker kontratuan ezarritako baldintzen arabera eskaintzen da zerbitzua momentu honetan

kontratazioaren espedientea europar batasunaren aldizkari ofizialean argitaratu zen bi mila hamaikako azaroaren bostean estatuko aldizkari ofizialean bi mila hamaikako azaroaren

eta euskal herriko agintaritzaren aldizkarian bi mila hamaikako azaroaren hemezortzian esleipenaren ebazpena bi mila hamabiko

urte birako eta luzatzeko aukerarekin hain zuzen prozedurari dagokionez legeak eskatutakoa

eskerrik asko aburto jauna jarraian arrondo andreak dauka hitza

erantzuna ez dut oso ondo ulertu horrekin zer esan nahi duzun ez dut ulertu hau da

nola kudeatuko da eta ziurtatuta dago kudeaketa berrian langileak subrogatuak izango direla noiz nola zeren eta horrek ziurtatuko du zerbitzua bermatuta egongo denik

zerbitzua bermatuta baldin badago da langileak mobilizazio batzuk iragarri zituztelako eta ikusita horren larritasuna hemen denok mugitu behar izan zenuten eta horri irtenbide bat topatzeko ondo dago irtenbideak topatzea baina argi dago ere mobilizazio batzuen ondorioa izan dela eskatzen duguna da

nik esan dut azpi kontratazioa kontratazioa esan dezakegu

laburbilduz izango litzateke gure ustez egoera ezin hobea dela kontratazio bidez egin beharrean

hartzea bere gain hain garrantzitsua den zerbitzu hau beste alde batetik langileen lan baldintzak hobetzea eta bermatzea

izanda momentu honetan zenbat dei jasotzen ari diren eta zein kopuru handia erantzuten duten espero dugu mobilizazioetara berriro

egoera normalizatzea aldez aurretik eta ziurtatzea bai zerbitzua bai langileen lan baldintzak eta hobetzea

hitzarmena aldatuz eta hainbat baldintza okertuz eskerrik asko arrondo andrea

aburto jaunak dauka hitza bai eskerrik asko

irabazi zuen kontratua alderdi teknikoetan zein ekonomikoetan

hogeitabat langile subrogatu zituen aurreko enpresan zituzten betebehar eta eskubideak ere subrogatu egin ziren

eta ordainsariei dagokionez bizkaiko bulego eta

administrari langileei zegozkienak egokitu zitzaizkien

telemarketing eko estatuko hitzarmenean kokatzeko operadore

horrek jakina alde ekonomiko garrantzitsuak ekarri lituzke beherantz eta orain arteko betebehar berberekin jarraitzea

eta bitartekaritza lanari esker honako hauek lortu egin dira bata ordainsari eskubideak aldatzeko aukera ezabatzea eta bigarren zerga helbidea eta kudeaketa euskal autonomia erkidegoan duen ute baten aldeko kontratu lagapena proposatu dezala tisa

lagapena sektore publikoko kontratuei buruzko legearen testu bateginaren berrehun eta hogeita seigarrena artikuluaren arabera egingo litzateke

apirilaren bostean bertan behera utzi dute hil honen

greba mugagabea lanbideren telefono zerbitzuan ez du eraginik
horrek guztiak eta behar bezalako zerbitzua eskaintzen jarraitzen da lanbideren iritziz behintzat eskerrik asko eskerrik asko

dituztenek komunitatearen onerako egindako lanei buruz egindako adierazpenen gainean
garrido andrea zurea da hitza bai eskerrik asko presidenta

bai eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi berriro esas declaraciones

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegu politiketan diru funtsak erabiltzeari buruz itxaso jauna zurea da hitza